andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi

muchas gracias eskerrik asko arieta araunabeña jauna zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den

gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok

guztiok bat gatoz urte hau eta zehatzagoak izateko bi mila hamalauko abendua

museoarentzat baina gu haratago joango ginateke eta gure ustez berritzea egokitzen den akordioa ez da soilik garrantzitsua

kultura sailburuak esan zuen bezala bizitza artistikoa handiagoa lortzeko ekonomia suspertzeko kulturan eragiteko hori bai baina ez hori bakarrik berritzea egokitzen den akordioa alde batean jaurlaritza eta bizkaiko aldundia ditugunak eta bestetik

artekoa funtsezkoa da eta garrantzia dauka edo izan beharko luke etxe honetan

euskal kulturan euskal artista eta sortzaileengan

eta artearen ondarean hemengo museoen elkarlan eta eraginean artista txikiengan noski formato eta artista handiak ahaztu gabe benetan kontutan izan nahi baldin baditugu

dugun bezala tokian tokitik mundura zabalduz eta mundutik gertutasun hurbilera

eginez azkenean sinergiak sortzeko gure inguruko kulturarekin gure herriaren kulturarekin eta eutsiz ere museoaren nazioarteko izaerari

daukagula frankizia hutsa izateari uzteko aukera paregabea fundazioaren patronatua handitu eta berriz antolatzeko mezenasgo pribatu ekonomiko huts bat izan eta diru publikoz

patronatu irekia izanez euskal herriko zein artista kritikari

aipaturiko akordioaren bidez bi aldeen arteko elkarlan paritario eta estrategiko bat jartzea lortu beharko genuke etxe honetan hainbat hilabetetan bi mila hamarean hasitako ponentzian landu ziren eta gehiengo zabalez onartu ziren gomendioak adierazten diguten bezala

gaurkoan alderdi popularrak ekarri digun proposamena zentzuzkoa eta logikoa iruditzen zaigu ez dadila aurrekari gisa hartu logikoa da etxe honetan gehiengo zabalak landu eta onartzeaz gain berorren lanketa jende

kontatu denean eta gehiengoaren iritziak jasoak geratzen diren gomendioak aintzat hartzeaz gain

akordiorako negoziazioetan guztiz zentzuzkoa eta logikoa iruditzen zaigu lan on bat egin baldin bada zergatik kajoian utzi behar dugu gainera zilegitasun osoa daukate hemen dago euskal gizartearen ordezkaritza hemen ordezkaritza horrek parte hartu du gehiengo batez onartu da

hainbat jende ekarri da beraz iruditzen zaigu benetan kontutan hartzekoak eta erabiltzekoak txostenean jasotzen diren

hartzen dituzte kontutan oso ikuspegi integrala jasotzen dute

desberdinak eta kokapena eta helburua bilbotik haratago eta ikuspuntu ekonomiko soiletik haratago kokatzen dute

euskal unibertsitatearekin dagoen elkarlan falta hori ere

jasoa geratzen da eta ahaztu gabe ere kontrol publikoa ez dugu soilik diru publikoa jarriko eta gainera esku pribatuetan utzi iruditzen zaigu hor erakunde publikoak eta eusko jaurlaritzak zeresan eta zer egin handia daukatela baina bai azpimarratu nahiko nuke eta nahiko genuke

eta gogoratu ere gogoeten artean

guggenheim museoa zabaltzeari buruz jasotzen duena bertan jasotzen da

eta estrategia orokorren araberako apustutzat jo da eta ez

aukera egoki bat eta aipatzen da ere proiektuaren bideragarritasunari buruzko zalantzek behar diren inbertsio handiek ingurumeneko eraginek eta bilboko guggenheim museoaren arrakasta sortu zen egoera

partehartzailea eta demokratikoa eskatzen dutela beraz denboraz eta patxadaz eta herritarren ordezkari guztien artean egin den hausnarketa eta lanketa

zergatik ez aprobetxatu akordioaren berritze prozesuaren elkarrizketetan

duten helburua euskal herria bizkaia bilbo euskal kultura indartzea baldin bada guk gure burua

defendatzen eta indartzen nork egingo du gure ordez eskerrik asko ubera andrea erantzunen txandan sartuz

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

arieta araunabeña jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria

gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

beno labur labur eta eskainutik zure baimenarekin mahaiburu andrea arieta araunabeña jaunari esango nioke ez kezkatzeko aralarrengatik eta euskal herri bildugatik guk gure planteamenduak eta iritziak defendatzen

orduan aholkuak eskatuko dizkiogu esan behar duguna da

eta ez duguna ulertzen da nolatan orain hain momentu inportantean egonda

anitzarekin eta gainera legebiltzar honetako gehiengoaren babesa

elkarrizketetan gauza bat ulertzen dugu ados ez egotea ponentzia horietako ondorioekin zilegi da baina hortik tarte handia dago eta ez duguna ulertzen da interesatzen zaiguna

ez hartzea eta interesatzen zaigunean erakundeei zilegitasuna ematea edo eta ponentziei zilegitasuna ematea eta ez zaigunean interesatzen ez hori ez da

zilegi eta hor zintzo jokatu behar dugula iruditzen zaigu oso gomendio baliagarriak direla desberdinen artean lortutako akordioak ez al dago balio handiagorik duena baino ezberdinen artean lortutako akordioak hemen akordioak ez dira bakoitzak nahi dituen iritziak edo gomendioak beste guztiak berera eramatea baizik eta

erdibideak lortzea eta iruditzen zaigu ponentzia horren gomendioak horren

adibide direla eta zer gehiago eta iruditzen zaigu hemen benetan

egin nahi duena eaj dela aurreko legegintzaldian etxe honetan lortutako gomendioak bere erara interpretatuz

erabiliz aurkeztu duten zuzenketan agertzen den bezala eskerrik asko eskerrik asko
andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita zortzi ez hogeita zazpi ondorioz onartuta geratu da

zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut talde guztiak sinatua bi mila hamairuko martxoaren batean

segurtasun sailburuak eusko legebiltzarrean berretsi zuen

ikastaroa zeinaren xedea telefonia mugikorreko gailuetan metaturiko datuak eskuratzea eta aztertzea eta ezabaturiko datuak

enpresak eman zuen eta irakasleetako bat

adierazpen instituzional honen bitartez eusko legebiltzarrak bere babes eta elkartasun osoa adierazi nahi die yolanda gonzález martín gaztearen sendiari eusko legebiltzarrak

izan dituen edo egun dituen kontratu harremanak zein lankidetza mota oro bai eta haren partaidetza duten enpresekikoak ere

berrikus ditzala zuzeneko eta zeharkako kontrataziorako darabiltzan prozedurak ez dadin gertatu ahal den neurrian hemen azaldu diren gertaeren modukoak direla eta

zerbitzuak ematea eta besterik gabe gai zerrenda agortuta